eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jaunak dauka hitza

eguerdi on berriro me han dicho

muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

jarriko gara lehenengo bototara jarriko dugu euskal sozialistak taldeak aurkeztu dituen hiru boto partikular

itxaron daukazu

ondo daukazu sartuta txartela atera berriz mesedez

berriro ondo daukazu sartuta berriro egingo dugu bozketa bai

berriro bozkatuko dugu alderdi sozialistaren hiru boto partikularrak bozkatu dezakegu

ez dira onartuak geratu bototara jartzen da mistoa upyd taldeak aurkeztu dituen hogeita hiru boto partikular bozkatu ditzakegu

eh bildu taldeak aurkeztutako zazpi boto partikular bozkatu dezakegu

ondorioz ez dira onartuak geratu eta azkenik bozkatuko dugu euzko abertzaleak

horiek erretiratuak izan dira gainerakoak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zazpi bai berrogeita zazpi ez ondorioz ez dira onartu

bozketara jartzen da batzordearen irizpena bozkatu dezakegu

irizpena gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako lege proposamena bizitzaren amaierako prozesuan pertsonen eskubideak eta duintasuna

eta horrenbestez irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan nork hartu nahi du parte ba eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andrea zurea da hitza

egun on guztioi gaur irizpide dugun gaia bizitzaren amaierako prozesuan

duintasuna ziurtatzeari buruzko lege proposamena da eta hori hala izan da garbi daukagu bizitzaren amaierari

eskubideak eta duintasuna bermatzeko baizik eta eh bildutik aldarrikatzen dugu bizitza osoan bermatu behar ditugula pertsonon

beraien bizitza ahalik eta modurik osoenean burutzeko eta zentzu horretan gaur euskal herrian sopuertan

ikasle guztiei eskubide hori urratu zaie hezkuntza publikoa jasotzeko eta eskaintzeko eskubidea ubera andrea ubera andrea

beste gai batean gaude edo gaira etortzen zara edo hitza kenduko dizut

jarraituz gaur euskal herria bilduk legebiltzarrera bizitzaren amaierako prozesuan lehen esan dudan bezala pertsonen eskubideak eta duintasuna ziurtatzeari buruzko lege proposamen bat ekarri du horrela deitu beharrean beste izenburu bat izan zezakeen beste

deitu geniezaiokeen legeari edo agian ponentzian horrela erabakiko dugu batek daki esaterako heriotza duina bermatzeko pertsonen eskubideak eta askatasuna ziurtatzeari buruzko

edo ala deitzea erabaki dezakegu eh bilduren helburu nagusia eztabaida irekitzea da eztabaida ireki pertsonok gure heriotzaren inguruan askatasunez

izan behar dugun eskubidea bermatzeko noski beti ez dago aukerarik heriotza datorkigunean aukeratzeko eskubide hori erabakitzeko eskubide hori izatea baina aukera egon daitekeenean nola hil nahi dugun hiltzeko

askatasuna ziurtatzeko bermeak eta bitartekoak eskaini nahi ditugu eta gure ustez administrazioak berme horiek eta bitarteko horiek jarri behar ditu pertsona esku eta guzti hori legegintzaldi hau bukatu aurretik lege on batean jasoaz eta lege on bat izanez hori da gure helburua lege argi bat laburra zehatzak gauzak ongi definituak

garatzeko eta inplementatzeko izango dena pertsonen

eskubideak jasoko dituena alegia pertsonaren borondateari lehentasuna emango diona eta osasun arloko langileriaren pertsonalaren eskubide eta betebeharrak ondo definituak izango dituenak azken finean profesional sanitarioen babeserako babesteko

bitarteko egokiak eskainiz eta garatzeko bidea ireki nahi dugu eztabaida honekin eta aldi berean zaintza aringarriaren esparruari ere heldu nahi diogu zeren hor badaukagu plan bat bi mila seitik izoztua dagoena eta pentsatzen dugu badela garaia

guztiok era berberan zaintza aringarriak jasotzeko eskubidea

borondateen eta irizpidearen baitan baizik eta guk pertsona guztiei eskubide berberak

beraz ez da makala aurrean daukagun erronka beraz

gaiak merezi duen sakontasunarekin ez bakarrik legebiltzarreko lau paretahauen artean baizik eta eztabaida euskal gizartearekin batera eragileekin herritarrekin egin nahi dugu eztabaidatu landu ekarpenak jaso eta benetan lege on bat egin nahi dugu

diena beraz ikusten duzuen bezala irekitasun guztiarekin eta planteatu dugun proposamena

kalitatezko bizitzaz hitz egiten dugun bezala heriotza onaz hitz egin nahi dugu alegia eutanasiaz hitz egin nahi dugu

badakigu iritzi kontrajarri interpretazio ugari ditugula bai eutanasia edota suizidioaren inguruan legelari herritar

eta bioetikoen artean hitz egin hausnartu eztabaidatu nahi dugu heriotzaren prozesuaz

edo ez dugun ulertzen gaixoetaz hitz egin behar dugun

sufrimenduaz nola ulertzen dugu sufrimendua noraino

lege hau guzti horretaz hitz egin nahi dugu informazioaren kudeaketaz

nola kudeatzen den informazioa eta abar luze bat baina hitz egiteaz eztabaidatzeaz eta hausnartzeaz haratago ahaleginak egin nahi ditugu

iristeko eta urrats aurrerakoi eta

emateko pentsatzen dugu euskal gizarteak behar duela merezi duela eta gu euskal gizartearen parean kokatu behar garela ezin garela

legebiltzarra eta gobernua ezin dela

beraz lehen esan dudan bezala ikusten duzuen bezala hasierako proposamen honetatik haratago joan nahiko genuke proposamena hobetuz eta sakonduz

eta ez dugu erreparorik esateko aurkeztu dugun lege proposamena guztion artean asko dezakegula baina horretarako gaurko eztabaidan funtsezkoa zen izapidetzea onartzea tramitazioari bide ematea eta hori da genuen lehen helburua eta sorpresarik ez badago badirudi gaindituko dugula lehen mugarria

gure prestutasuna adierazi nahi dugu lege proposamen hau hobetzeko azken finean eztabaida soziala ekiditen duen horma ideologikoa gainditzeko eta horretarako prest zaudeten guztiokin elkarlanerako

begiratzeko eta aztertzeko hor ditugu holanda edota belgikako ispiluak esaterako edota biziak izan diren

eta epaiketak orain dela ez asko ipar euskal herrian estatu mailan ere begiratzen badugu

lege andaluziakoa aragoikoa edota hego euskal herrian bertan

baina gure helburua litzateke guzti horietatik ikasiaz haratago joatea eta aukera probestea benetan zerbait hobeagoa eskaintzeko herritarrei argi dugu guk hemen erabaki nahi dugula aurrera egin nahi dugula muga kultural

gaindituz heriotzaz bizitzaren parte den momentutik era natural eta positibo batetan hitz egitea

nahi zeren mundu honetan pertsona guztiok zerbait garbi baldin badaukagu eta zerbait ziurra baldin bada guztiok hil egingo garela da

heriotza bizitzaren amaiera bada ere bizitza denez heriotza askatasunez erabaki nahi dugu

pertsonek askatasunez har dezaten eta beno guzti hau esanda alderdi guztiei eskatu

erronkari aurre egitea erantzukizunez jokatzea eta euskal gizarteak

kokatzea eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea aurkako txandan norbaitek parte hartzeko asmorik ez bai

bozketara jarriko dugu aintzat hartzen den edo ez lege proposamena bozkatu dezakegu

bederatzi abstentzio ondorioz aintzat hartzen da lege proposamena jarraian

el texto original esperamos que esto sea posible gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

euskal talde sozialistaren ordezkaria gallastegui anderea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

euzko abertzaleak taldeak aldeko botoa eman dio ekimenari eh bildu taldeak aurkezturiko lege proposamena

eta legebiltzarrean dagokion izapidea jarraitu dezan hain zuzen ere ganbera honetan taldeok gai horren inguruan eztabaidatu dezagun eta adostasunetara iristen saia gaitezen gure taldearen iritziz bere biziko garrantzia izan du

bizitzaren amaieran pertsonen eskubideak eta duintasuna ziurtatzeko bidean aurrera egiteko urratsak ematen jarraitzeak zentzu horretan

eta beti egongo gara prest gure autonomia erkidegoko herritarren artean

inguruan eztabaida sustatu eta irtenbideak adosteko beste taldeekin batera aipatu den bezala

izan ere aurreko legealdian antzeko lege proposamena onartu genuen tramitera ganbera honetan aralar legebiltzar taldearen ekimenez baina tamalez

eta legealdia bertan behera geratu baitzen lege proposamen hori andaluziako eta nafarroako antzeko legeetan oinarrituta zegoen gainera

gai honi lotutako beste zenbati ekimen onartu ditugu ganbera honetan

legebiltzarrak izquierda unida ezker batua taldearen proposamen bat onartu zuen lege proposamen horretan

lege bideragarritasunari buruzko txosten bat idazteko eskatzen zitzaion jaurlaritzari ondoren bi mila biko abenduan legebiltzarreko osoko bilkurak

pazientearen askatasuna eta autodeterminazioa errespetatzeko arloan aurrerapausoak emateko eta erabaki klinikoak segurtasun juridiko handiagoarekin deitzeko

lege horrek bizi testamentua arautu zuen pazienteen autonomia eta autodeterminazio printzipioaren errespetuan eta sustapenean oinarrituta

pertsonen balioak errespetatzea euren borondatea adierazi ezin duten egoeran daudenean ere errespetatuko dela bermatuz horren ondorioz urtean borondate aurreratuen euskal erregistroa sortu zen eta horri esker gero eta herritar gehiagok daukate jasota euren borondatea dokumentu horretan gero eta gehiago ezagutzen da herritarrok daukagun eskubide hori ezagutu eta erabili bestalde bi mila seigarrena urtetik aurrera euskal autonomia erkidegoan ere

asistentzia hobetzeaz gain pazienteei eta horien senitartekoei laguntza emozionala ematea izan da planaren xedea horregatik guztiagatik duela urte batzuk hasitako bidean urratsak ematen jarraitzeari egokia deritzogu eusko jaurlaritzak ere lege proposamenaren aldeko iritzia eman du

bizitzaren amaierako prozesuko behar fisiko emozional eta sozialei

aurrerapausoak ematearen erantzukizuna geure gain hartu behar dugula beraz ekimena bidezkoa eta beharrezkoa iruditzen zaigu legebiltzarreko taldeok

lege proposamenak planteatuko dituen hainbat konturi buruz besteak beste

haien borondatea eta duintasuna errespetatzea senitartekoen premiak laguntzen dieten profesionalen betebeharrak paziente eta profesionalen segurtasun juridikoa eta abar

aldeko botoa eman dio ekimen honi bidezkoa duina

egokia iruditzen baitzaigu aurrerantzean lege proposamena izapidetzean talde bakoitza joango gara posizioak zehazten baina konfidantza osoa daukagu gai izango garela adostasun zabalak erdiesteko gai hau denei interesatzen zaigulako eta horretara behartuta gaudelako

gai zerrendako seigarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua eusko jaurlaritzak durangoko euskal liburu eta disko azokari babes

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda barrio jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den breñas andreak dauka hitza

ni ere laburra izaten saiatuko naiz

esatea durangoko azokaren inguruan eh bildun hamar elementu edo gako nagusi identifikatu ditugula bat

eta erreferente nagusi gisa bigarrena bideragarritasunaren bermea bi mila hamaseian berrogeita hamar urte betetzera doan egitasmoa da eta

duen bideragarritasuna hirugarrena da berrikuntza etorkizunaren ardatz gisa egungo sortzaileen guneak gizartearen atxikimendu zabalagoa ekarri du gazte jendearena batez ere eta egitasmoa aberastu egin du laugarrena da durangoko azokaren eragileen ekaineko emergentziazko deia azokaren izaera estrategikoa oinarri herri administrazioari neurriko babesa eskatu zioten aurreko ordezkariak azaldu duen bezala jaurlaritzari hain zuzen ehun eta berrogeita hamar mila euroko diru laguntza egonkorra eta

hirurogeita hamar mila eurokoa bi mila hamaseian berrogeita hamarurteurrena dela eta eta hori

pse eta gure artean sinatu dugun erdibidekoan batetik bosgarren gakoa da aurtengo egoerari irtenbidea eman izana eh bilduk emergentziazko deia

etorri ziren eta nahiz eta ez bermatu eragileek eskatutako bizkaiko diputazioaren ekarpena

hain zuzen ere seigarren gakoa durangoko azokaren ingurukoa erantzukizun partekatua da erantzukizuna erakunde guztiena da jakina baina neurrikoa eta orekatua izan behar da gure ustez

jaurlaritzak bizkaiko foru aldundiak eta durangoko udalak dira ordena horretan durangoko

eta lehentasunez bere finantzaketa eta etorkizuna bermatu beharko lituzketenak aipatutako ordenean azokaren izaera nazionalagatik batetik eta bestetik bere kokapenagatik eta horrekin batera erakundeen konpromisoa legoke baina ez da euren betebeharra erakunde nagusien diru partida berbera bermatzea eajk bere zuzenketan

gure ustez azokari dagokiona da erakundeen arteko kofinantzaketa egonkor orekatua eta hori da bestetik gure erdibidekoan

ildo horretatik hitzarmengintza edo finantzaketa egonkorra gipuzkoako foru aldundia da momentuz hitzarmen egonkor bat sinatu duen erakunde bakarra eta

egin du durangoko azokarekiko konpromiso maila iaztik ona ez diru kopuruan baina bai elkarlan eta egonkortasunean eragileek eskatu duten bezala

euro jaso dira aurten eta konpromiso kreditua datozen hiru urtetarako honekin batera esatea durangoko udalak ere baduela

baina udalarena den landako eraikinaren alokairua ordaintzeko da

ekarpena baino ez dio egiten azokari orduan alde horretan ere guk durangoko udalaren partetik ere hutsunea

zortzigarren puntua izango litzateke edo gakoa elementua identifikatu duguna da arabako foru aldundiaren konpromiso eza

hurrengoa da bi mila eurokoa hain zuzen ere eta atal honetan esan gabe doa baduela alderdi popularrak arlo honetan zer landu gainerakoei ezer eskatzen hasi aurretik hau da etxeko lanak

etorri behar dela eskatzera gatozenean bederatzigarren elementu gisa euzko

daukagu gure ustez eajren zuzenketak eta jarrerak harritu eta larritu gaituzte zuzenketaren atal batek horrela dio arabako eta gipuzkoako foru aldundiek eta nafarroako gobernuak diru laguntza egonkorrak ematea bizkaiko foru aldundia

parekoak eta esan behar dut hau izan zela iraileko batzordean gure ekimena bertan behera uzteko arrazoietako bat hain justu

egin nahia zuzenketan eskatzen duena batetik gure ustez neurriz kanpokoa delako eta bigarrenik irreala delako ez delako inoiz gertatuko

ekarpenak parekatzea baizik eta bakoitzari dagokiona

egonkortzea horregatik ez gatoz bat eajren zuzenketarekin hamargarren elementu gisa eta amaitzeko jada azken gakoa edo elementua borondate politikoa da eajk durangoko azokaren finantzaketarekin bueltak eta bueltak ematen dabilen bitartean zalantzarik ez du guggenheim i hiru koma zortzi milioi emateko garaian eta kontuak ateraz gero partida horrekin

azokak etorkizunari eusteko falta duen finantzaketa zatia zenbatzen baldin badugu eta ondorioz gure iritziz kultura politika eraginkorra eta integrala egitea borondate politikoaren kontua da besterik gabe azkenik eskerrak eman nahi dizkiot

reyes jaunari adostutako erdibidekoagatik baita

aldeko jarreragatik eta bozkari dagokionez esatea ez genukeela arazorik ppren

bozkatzeko edo abstentzioa baina aurka bozkatuko dugula kasu honetan gure osatuagoa den gure erdibidekoa aterako dela ziurtatzeko eta eajri ere ezezkoa emandako arrazoiengatik besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko breñas anderea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko reyes jauna eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den

ekainaren bederatzian kultura euskara gazteria eta kirola batzordean eskatu zien instituzio guztiei guztiei aurtengo diru partidak

iazko diru galerak kontuan hartuta garrantzi handia eman zuen ere bi mila hamabostean

erantzuna eman du instituzio bakoitzak eusko jaurlaritzak ehuneko berrogeita hamar handitu du bere aurtengo

bizkaiko aldundiagaz parekatuz durangoko udalak

gehiago señora breñas gehiago breñas andrea ipintzen du

bakarrik beste instituzioak gipuzkoako eta arabako foru aldundiak barne ez dute ezta

gipuzkoaren aportazioa bizkaiak egiten duenaren

laurdena da eta arabarena gipuzkoarena baino hamabost bider gutxiagoa

eta eaeko eta nafarroako erakundeei gogoeta bateratua egin dezatela azokaren ereduari buruz nazio ikuspegitik

kultura euskaldunarentzat sormenarentzat eta euskal kultur industriarentzat hala nola euskal kulturarentzat oro har

azokaren etorkizuna bermatzeko euskal kulturaren nazio proiektu estrategiko gisa beharrezkotzat jotzen dugu arabako eta gipuzkoako foru aldundiek

bizkaiko foru aldundiak eta eusko jaurlaritzak ematen dituztenen parekoak el grupo popular

hau guztia gipuzkoako foru aldundiaren jarrera distraitzeko da etorri gero lezioa ematera legebiltzar honetara hemen

erantzun diotenak dira eusko jaurlaritzak bizkaiko foru aldundiak durangoko udalak eta euzko abertzaleak taldea besteak bakarrik hitzak
eta gainera ez ona eskerrik asko eskerrik asko

zuzenketari aurkeztu ez duen taldearen txanda upyd mistoa zurea da hitza maneiro jauna

eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna eh bildu taldearen ordezkaria breñas andrea zurea da hitza

hasteko erantzun nahi nioke arieta araunabeña jaunari

gure osoko zuzenketa desglosatu ba aitzakiak bilatu

ihes egin nahia eta horri lotuta esan nahi nioke

zalantzarik ez daukala eta horrela adierazi duela bai bere adierazpenetan eta parte hartutako ekimen guztietan

nafarroako gobernuaren inplikazioaren beharraz

gure osoko zuzenketan jaurlaritzari eskatzen genion berarekin harremanak abiatzeko

lanketarik abiatuko ez dugunik edo abiatzen ari garenik orduan

guri esateko nola egin behar dugun gure barne lanketa gure ordezkariekin nafarroako

parlamentukoekin hain zuzen ere eta gero hirugarrenik esaten duzu erdibidekotik ezabatu dugula euskarazko kulturari erreferentzia eta abar eta abar esatea gaur adostu duguna gure ustez dela

durangoko azokari dagokion finantzaketa eta hori izan dela lehenengo helburua hori batetik gero bigarrenik esan nahi nizuke

zifrekin jolasten jaurlaritzaren finantzaketa igoera ez da ehuneko berrogeita hamarekoa aurrikusita zeukan hasieran laurogei mila euro eta orain igo du

ehun eta hogeita bi mila eurora hori ez da ehuneko berrogeita hamareko igoera durangoko udalari dagokiolarik nik uste dut ondo esan dudala

guk dakigula gure informazioen arabera orotara jarri zuena durangoko azokarako izan ziren hogeita hamar mila euro baina hortik hogeita bat mila euro izan ziren landako

alokairua ordaintzeko udalarena den egoitza

landako gunearen alokairurako hogeita hamar mila euro eta gero aparte

mila euro eta gero azkenik

esan nahi nion arieta araunabeña jaunari aklaratzen zareten edo talde parlamentarioa eta gobernuaren artean ea ados jartzen zareten

joxean muñoz kultura sailburuordeak finantzaketari dagokiolarik

zuek defendatzen ari zaretena izan ere argi aldizkariko uztailaren seiko elkarrizketan horrela bota zuen horrela esan zuen berak

bestetik erantzukizuna erakundeen artean banatu beharko da

baina gainerako erakundeek ere saiatu beharko luketela uste dut bakoitza dagokion neurrian eta errepikatzen dut bakoitza dagokion neurrian eta hori da gure proposamenean jaso egin duguna

azkenik esatea lehen pozik jaitsi naizela hona durangoko azokaren gaiaz hitz egitera

alderdi sozialistak eta alderdi popularrak ez ziotela printzipioz eutsiko ohiko

baina behin bota duzuela nire iritzia emateko beste erremediorik ez daukat

erreplikara pena izugarria eragiten didalako zenbaitek euskera parametro antzu eta lokaztu horietan kokatzea

edozein aukera aprobetxatzen dela inolako behar eta zentzurik gabe

kasu honetan egitasmoaren hau da durangoko azokaren izaera naturala berez errespetatu

naturala errespetatu gabe gaztelera arriskuan balego bezala orduan ez dut ulertzen ez nuen gai honetan sartu nahi baina atera duzuenez eta denbora pixka bat baldin badaukat hogeita hamar segundo edo kasu honetan

duen izaera naturala distortsionatu nahi duzuela iruditzen zait izan ere

euskarazkoa baino nagusiagoa izan arren ematen du ez duzuela nahi

jotzen duzue ekimenaren helburu nagusia eta azokaren izaera naturala nire ustez

eta hau izan zen hain justu azken aurreko kultura batzordean lehen eman dut arrazoi bat eta orain bigarrena emango dut gure ekimena erretiratzeko beste arrazoia

inolako zentzurik ez daukanean zergatik durangoko azokak ez duelako inolaz ere eta sekulan ere ez du egin ez du inoiz ere gaztelerazko inongo produkziorik baztertu eta ea

elkar ulertzen dugun euskararen alde egiteak ez du esan nahi gazteleraren kontra
egingo denik breñas andrea baizik eta bukatuko

hori esan nahi nuen besterik gabe ea igotzen zareten etorkizunaren trenera halako kuinarik

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den reyes jauna zurea da hitza

nada más gracias eskerrik asko reyes jauna

eskerrik asko datu guztiz zaharkituak

eusko jaurlaritzak ehuneko berrogeita hamara igo du eta hori

komunikabideetan ekainaren hogeita bostean titularrak dio

todo vale bildurena bai negargarria ezetza euskarari ezetza nazioari ezetza azokarekin konpromisoari

eskerrik asko eskerrik asko arieta araunabeña jauna eta amaitzeko mistoak ez du hitzik hartu behar

amaituta bototara jarriko dugu barrio baroja jaunaren mozioaren jatorrizko testua

bederatzi bai hirurogeita bost ez ondorioz ez da onartu jarraian eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita zortzi ez ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da